osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako hamabost eta hamasei puntuak batera eztabaidatuko direla

uribe euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

buruz orbegozo jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea egun on guztioi sailburu jauna

jakin dugu urkullu lehendakariarekin batera donostiako miramongo teknologia parkean

osasun arloko ikerketa eta berrikuntza estrategia bi mila hogei aurkeztu duzula era berean joan den astelehenean osasun batzordean adierazi zenuenez plan horrek herritarren osasuna eta osasun sistema bera hobetzen lagunduko du unibertsitateekin zientziako eta teknologiako eragileekin eta industrialekin elkarlanean

beraz gaurkoan galdetu nahi dizugu ea zeintzuk diren egitasmo horren helburu estrategikoak eta euskadiko ehun sozioekonomikoarengan

eskerrik asko orbegozo jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

lehendakari jauna egun on guztioi orbegozo jauna azaldu duzun bezala joan den astelehenean osasun arloko ikerkuntza eta berrikuntza bi mila hogeirako estrategia

apustua da jakintzarekiko konpromisoa da gure herrialdearen aurrerapenerako eta garapen sozioekonomikorako oinarri izan dadin

osasunaren arloko hurrengo urtetarako jarraibideak ditu osasuneko emaitzak hobetzea eta euskadiko garapen ekonomikoa indartzea du helburu hori guztia balioa sortuta

jaurlaritzak errefuxiatuen egoera dramatikoaren aurrean duen iniziatiba ezaren inguruan urrea
andrea zurea da hitza egin dut galdera eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on urrea andrea argi eta garbi esango dizut

egin beharko dugu oraindik erakunde guztiek eta gizarteak errefuxiatuak pairatzen ari diren egoera dramatikoa gainditzeko ez nago konforme egoera honekin eta horrela azaldu nuen eusko jaurlaritzaren izenean astearte honetan adostutako

errefuxiatuek bizi duten bidegabekeriak harridura mina eta ezintasuna eragiten digu horren aurrean hiru konpromiso eskatu eta berretsi ditugu

urrea andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

gai zerrendako hirugarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan pobreziak euskadin duen eraginari buruz

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkide guztiok egun on

aurkeztu zen informeak enplegu eta gizarte politiketako sailaren jarrera adierazten du hau da erabat gardena

horretarako datuen iturri guztiak eguneratzeko asmoa agertu da como sabe su señoría señora sarasua

internacionalmente eskerrik asko toña jauna sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua anderea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

zuk dakizun moduan ekitaldi publikoetan kazetarien presentzia ez da ez ohiko kontua gaur egun ohikoa da

halakoetan parte hartzea seguru nago zuetariko gehienek halakoren batean parte hartu duzuela behin baino gehiagotan ez dago esan beharrik

komunikabide publikoetan eskaini beharreko kalitatezko informaziorekin askotan azpimarratu dugu mezu hau

aipatuko dut aurrerantzean ere duela gutxi sinatutako kontratu programaren bidez

eta horrelaxe egiten dute profesionalak diren heinean

zaindu beharreko esparrua eta egiten dute lan profesional hura da

de miguel auziaren ondorioei buruz maneiro jauna zurea da hitza

se siente en parte responsable eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

zuk ustezko adibide asko aipatu dituzu baina orain arte epaitu diren kasu guztietan ez da iruzurrik frogatu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

galdera cristina ruiz bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko soldata arrakalari buruz ruiz andrea

ruiz andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal eskola publikoaren jaia frantziako euskal herrian

urteoro euskal eskola publikoaren jaia antolatzen duena elkarteak adostu eta erabaki du aurten jai hori hendaian antolatzea

aurten ere antolatzaileek eskari berbera egin dute eta helburu berberak proposatu dituzte beraz ez dut arrazoirik ikusten diru laguntza hori erretiratzeko

edo galdera egiten duzu edo jarraitzen duzu dagokizun bidetik edo ez daukazu hitzik

dena den euskal herriko gurasoen elkartearen erabakia da euskal herriko gurasoen elkartearen erabakia da

jaian eta beraz ez dago arrazoirik eusko jaurlaritzaren diru laguntza ukatzeko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lezoko alkatearen dimisioari buruz otamendi andrea zurea da hitza

egun on denoi berritzarrak datoz lezotik kepa garbizu lezoko alkateak hogeita hamazazpi urtez euzko alderdi jeltzalearen izenean zinegotzi izan denak dimisioa eman zuen atzo lezoko eaj eta

herriarentzat onena den akordio batera iritsi dira

ez dute horrela ikusi eta alkateak bere dimisioa aurkeztu du pertsonalki argudiatu duen bezala

ondorioz lezoko eaj eta eh bildu udal talde politikoek

hondakinen bilketarako sistema adostu dute hamairu zinegotzietatik hamabik sinatu dutelarik akordioa sinatu ez duen zinegotzi bakarra

berak jakingo du zergatik kepa garbizu alkateak

eh bilduko bozeramaileak akordioaren garrantzia azpimarratu eta jakinarazi zuten urratsez urrats lortu dutela akordioa bakoitzak eman omen du

herriak irabazteko ariketa interesgarria izan dela aipatu zuten eta era berean kontuan hartzeko ikasgaia ikuspuntu eta politika egiteko

eta aurrerantzean beraien indarrak kanalizatu nahi omen dituzte lezoko lehentasun handiko arazoei

baina adostutako akordioa balioan jarri eta txalotu beharrean zer egin du eajk gipuzkoako buru batzarretik akordio hori aurrera ez eramateko presioa egin

alkate zena atzoko osoko bilkurara gerturatu zen herritar batek egoerarekin oso

hori da behar beharrezkoa dena hori da herritarrek behar dutena

udal legearekin kostata baina gure udalen autonomian sakontzeko hain garrantzitsua izango den tresna beharrezkoa dela ulerturik

eta hori da garrantzitsua eta etorkizunean adostasunetara iristeko gaitasuna izan beharko dugu nahita nahi ez gai izan beharko gara ibilbide oso ezberdina izan dugun alderdien artean akordioetara iristeko bestela

akordioetarako prest dagoen gizartea eta politikariak behar ditu euskal herriak beraz lehendakari jauna zuzen zuzenean galdetu nahi dizut

jasotako presioen ondorioz dimisioa eman izana eskerrik asko

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

legebiltzar honetan aurkezten diren galderei erantzuten saiatzen naiz baina onartu beharko didazu planteatzen duzun galdera hau zerikusi gutxi edo bat ere ez daukagula lehendakariaren erantzukizunekin legebiltzarraren

errespetu guztiarekin egia esan oso zaila egiten zait uztartzea galdera hau eusko jaurlaritzari kontrola egiteko

lehendakaria naizen aldetik hala ere ez dut inolako erakunde harremanik izan gai honekin zuk galdetzen didazunagatik ez zuzenean ezta zeharka ere gobernu kontseiluan ere gai hau planteatu dena den lezoko alkate ohiaren erabakia errespetatu egiten dut bere borondatez eta askatasunez hartutako erabakia delako besterik ez daukat esaterik eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna otamendi anderea zurea da hitza

lezon eta lehenak hitzez hitz hala zioen bat egin dugu esateko

guztion adostasunez lortutako bilketa sistema bat azken batean zera nahi baitugu ezarriko den sistema hori

argi dago hondakinen gaiak konfrontaziorako erabili zenutela

eta horrek ez die herritarren interes eta nahiei erantzuten gero eta argiagoak diren beste interes batzuei baizik eta

galdera luzatzea badakit ze nik ere galdetu nuen

zuri zuzenean ez dagokizun gobernuaren eginkizunei edo erantzun behar izatea
eskerrik asko otamendi andrea lehendakaria

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mahaiak hartzen ditu erabakiak eta nik errespetua gordetzen diot mahaiari baina egia esan
zer ikusi dauka jaurlaritzak edo lehendakariak gai honekin mahaiak onartu arren ere galdera

lehendakari gisa edo jaurlaritzaren izenean begira kasu honetan

egungorakoan euskal herria bilduren zerrendetan zer gertatzen edo zer gertatu zenaren ez dakidan bezala eta ez dizut erantzun behar horretaz

omen zen eh bilduren zerrendetan ba gauza bera esango dizut

hauteskunde egitasmoaren barruan galdeketa bat egitearen konpromiso bat agertu zuen herriaren aurrean alkate ohiak eta ez da

izan duena izan edo ezin izan duena baizik eta konpromiso hori beste bere erabaki bategatik aldatu egin duela
hori da nik irakurri egin dudana eta hori da erantzun diezakezudana besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

euskal industria sektorea pairatzen ari den krisi larriak sortutako egoeraren inguruan jaurlaritzak garatutako politikaz eta etorkizuneko

egun on guztioi interpelazio hau aurkeztu genuenean sarrera moduan enpresa batzuen egoera aipatzen genuen

enpresa industrial handi lehenengo kasuan hirurehun eta hogeita hamabost langile ukituta daude eta bigarren kasuan kaltetuak ia laurehun dira

azken egunotan denon ahotan eta buruan dauden beste bi enpresetan ere egoera hau errepikatu da zumarragako arcelormittal hirurehun eta berrogeita hamabost langile eta amurrioko tubos reunidosen azken kasu honetan zehaztu gabe zenbat langile ukituak izango dira

zalantzarik gabe ehunka izango dira doakiala hemendik besarkada eta elkartasun osoa krisian dauden enpresa guztien langileei bereziki aipatu ditudanak

txikiagoak eta era anonimoago batean ere bere lanpostua defendatzeko borrokatzen ari diren langileentzat normala da enpresa industrial batek eta beste edozein motako enpresetan bezala zailtasunak edukitzea momentu zehatz batean eta baita ere ixtea arazo horiek gainditzeko gai ez bada baina bai da kezkagarria lau enpresa hauen kasuak euskal ehun industrialaren egoera larriaren adierazleak direla ikustea

badaude arriskuan dauden edo dagoeneko itxi duten enpresa asko

ondo dauden enpresak eta hazten edo sortzen ari direnak beraz euskal industriaren egoera ezagutzeko azterketa partzial kasuistikoak egin ordez

orokorrean gure industriaren eboluzioa oso lotuta egongo da gure inguru ekonomikoaren gorabeherekin logikoa da oso zaila da gurea bezalako herri txiki batentzat nazioarteko korronte ekonomikoaren aurrean

are zailago politika propioa garatzeko ezin bestekoak diren tresna batzuk gure esku ez daudenean

politika ekonomiko desegokiak eta era antidemokratiko batean inposatzen dizkigutenean baina gure tresnen erabilpen egokiaren ondorioz norabidea argi badago eta gogoak baldin badaude saiatu gaitezke inpaktu negatiboak arintzen eta eragin onak optimizatzen zoritxarrez gure ustez jaurlaritzaren politikak ez du eduki norabide argirik

kokatzen da eta ez du egin benetako ahalegina gure ehun industrialaren suspertzearen alde arestian esan dugun moduan abagune gune negatiboak sekulako inpaktua eduki du eta

gure ehun industrialaren gaitz guztiak bere horretan diraute ez da egon benetako ahalegina ehun industriala berritzeko gaurkotzeko eta indartzeko

sekulako eragina edukiko dutenaren beldur gara ez dira egon eta ez da planteatu ere egiturazko aldaketak eredu industrialean eta horren ondorioz kimu berde berrien atzean

en las empresas hauek dira arriskuak hauek dira arriskuak eta uste dugu honen aurrean legealdi galdu baten aurrean kokatzen garela no ha habido capacidad

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

sailburu eta legebiltzarkide guztioi egun on casanova jauna hainbat gai aipatu dituzu diagnosi bat egin duzu eta gero

zure ondorioak atera dituzu eta agian zerbait galdu zaizu

ehuneko hogeita hiru koma sei da barne produktu gordinean eta eusko jaurlaritzaren helburu nagusia da mantentzea bakarrik ez baizik eta ehuneko hogeita bostera iristea eta horretara bideratuko ditugu gure politika guztiak nahiz eta ados nago

horretarako bideratu ditugu hainbat eta hainbat tresna eta gero aipatuko ditut baina zuk diozun bezala munduan dago eta era globalizatu batean bai egoera onak eta bai txarrak eragiten digute noski

horretara daude bideratuta krisi garaian laguntzeko

azken urteotan hogei urteotan hogeita hamar urteotan horretara bideratu izan gara baina horrek ez du esan nahi aipatu duzun bezala urte hauetan krisi garai honetan zortzi urte luze hauetan

eta enpresak galdu direna baino beste batzuk sortu dira baita ere eta bide horretatik jarraitu behar dugu

beraz nik uste dut baditugula lainoa bai baina egoera benetan orokorrean

sektoreak esaten du eta bi mila hamabostean gauzak ondo joan diren arren

eta zuk zeuk esaten zenuen baina produkzio industrialaren egoera hau izan da casanova jauna azken urteotan azken urteotan hau izan da

urtarrilean bi mila hamaseian ehuneko bost koma bederatzira iritsi gara beraz produkzio industriala benetan

ematen dituzte datuak eta ez hori bakarrik bukatuko dut ereekin ereen bilakaera hau izan da asko sufritu dugu

eta pertsona asko joan dira langabezira baina tendentzia erabat diferentea da beraz

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

familiei laguntzeko erakundearteko planari buruz garrido anderea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on euskal

instituzio arteko plana bere epea agortu

bi mila hamaikatik bi mila hamabostera zen plan honen epea horrelako plan erreferentzia bat da familiako

tipología familia gizartearen oinarrizko egitura bat

eta hauek kontuan eduki behar dira arlo honetan edozein politika sustatzeko etorkizunean

eskerrik asko garrido

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on

galderari erantzun aurretik pasaden urtean familia politika eta gizarte garapenerako zuzendaritzak

izan ere familiei laguntzeko erakunde arteko hirugarren

gracias señora presidenta eskerrik asko nik benetan eskertzen dizut emandako datu guztiak

bai alderdi popularrak eta bai beste alderdiek egiten ditugun galderekin lortzen dugula baina interpelazio honen helburua zen jakitea eta indarrean zegoen familiako plana bere epea agortu duenez jakitea noiz

eskerrik asko mahiburu andrea azalduko dut uste dut zure galdera garrido andrea

azaldutakoaz gain gurasotasun positiboa eta erantzunkidetasun programa bi garatu dira orotara

parte horietatik hirurogeita hamar osakidetzakoak eta jasotako ebaluazioan bataz bestekoa hamartik bederatzi izan da berez oso ona izan da

toña jauna gai zerrendako hamaikagarren gaia interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina
kooperatibak arautzeari buruz eusko jaurlaritzak dituen azken irizpideei buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on eskerrik asko

euskadiko kooperatiba legea onartzeko asmoa eta irizpidea dauka gobernu kontseiluaren bidez eta behin onartuta eusko legebiltzarrera bidaliko da eztabaidatuta eta onartua izan dadin

interbentzio antzekoak egingo ditugu bion artean bokazio

legearen egiturak ohiko bidea jarraitzen du ipinitako denbora mugen barruan zuk zeuk esperientzia handia daukazu honetaz

esanguratsua dela esan beharra daukat kontrol ekonomikoko bulegoak funtzio horretan eskarmentu handia duen organoak

bidalitako txostenak dio zer nolako prisarekin bideratzen ari den

lo haga rápidamente eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskal eskola publikoaren jaia

euskal eskola publikoren jaialdia ez da jaularitzak antolatzen duen ekitaldi bat

eta ondorioz beraiek erabakitzen dute non noiz eta nola egin eta jaurlaritzak ez du erabaki horretan parte hartzen egun hauetan medioetan ikusi ahal izan dugu aurtengo ekitaldirako jaialdia hendaian ospatuko dela

lagundu eta babestu nahi du hori da gure erantzukizuna eta gure desioa

edozein kasutan esan bezala erabakia ez da gurea

zentzu honetan esan beharra dago elkarte honena dela azken erabakia eskerrik asko uriarte andrea oyarzabal jauna zurea da hitza

lehen esan dudan bezala euskal eskola publikoaren

antolatzen du eta erabakia beraiena da eta jaurlaritzak egiten duena da beraien eskaera erantzunez memoria aurkeztu ondoren eta diru laguntzaren helburuak bete ezkero jaiaren antolakuntza diruz lagundu ez dut baloratzen aukeratutako lekua egokia den ala ez eta nola hartu duten erabaki hori ere ez

gure lehentasuna izango dela euskadiko erkidegoan dauden ikastetxeen alde egitea

dakizuenez bi mila hamabostko jaialdia elgoibarren ospatu zen ekainaren zazpian

aukeratutako tokia baina kasu honetan ez zen horrelako iragarkirik egin duela gutxi ezagutu dugu

kokagunea kasu honetan erkidegotik kanpo antolatuko da eta espero dugu gure eskola publikoaren onerako izan dadila festaren espiritua mantenduz

eta egongo gara euskal eskola publikoari laguntzeko prest guretzat jaialdi hau garrantzitsua eta

eta laguntzen dugu urtero jaialdia eta espero dugu hurrengo urtean ere euskal eskola publikoaren jaiaz gozatu ahal izatea

galdera iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

bi mila hamalauko udaberrian legez besteko proposamen bat aurkeztu genuen lau eskolatan proiektu pilotu bat martxan jartzeko onartua izan zen legebiltzarrean eta beno zera esaten zuen legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio

jangelen inguruko bi urteetako proiektu pilotu bat martxan jartzea ikastetxe hauetako jangelak ikastetxeen kudeaketa propioaren bitartez kudeatuz

eta ahal den neurrian elikagai ekologikoak erabiliz

pasatu zen lan batzuk aurreratu baziren ere ba oso gutxi izan zen

badoa aurrera eta oraindik lau eskoletatik baten ere ez da jarri martxan proiektu pilotua

eskola bakoitzaren egoera zein den eta

lau ikastetxe horietan ikasturte honetan bertan jarriko den martxan proiektu pilotua
eskerrik asko lazarobaster jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

zuk aipatutako programa pilotu hori jantoki zerbitzuan norberak kudeatzera zuzendu izan behar zen sare publikoko lau ikastetxeetan

edo guraso elkarteen bidez kudeatuta hau da ez da soilik behar diren produktuak erosteko ardura hartzea zerbitzuaren kudeaketa osoa baizik

interesa erakutsi duten ikastetxeekin lankidetza estuan eta

jakinaren gainean jarriz bide batez esan dezadan bost ikastetxek bakarrik erakutsi dutela proiektuarekiko interesa

batek gainera uko egin zion ondoren parte hartzeari horrela

mungiako laukariz gernikako allende salazar eta markinako bekobenta

honela kudeaketa eredu honen benetako bideragarritasuna aztertu ahal izango dugu eskerrik asko sailburu andrea

bai egindako galdera zehatza zen ea ikasturte honetan martxan jartzea espero duzuen bai edo ez ez didazu lehenengo txandan erantzun espero dut bigarrenean

hemen publikoki hartzea iruditzen zaigulako ba berriki legebiltzarrak erabaki du eskoletako jangelak kudeatzeko eredua

eta proiektu pilotu honek prozesu horri iruditzen zaio ekarpen handi bat egiteko modukoa

ebaluatu ahal izango delako bai egungo catering sistema eta proiektu pilotu horretan planteatzen den eskolek kudeatutako eredua eta ebaluatua ahal izango dela ba kontutan hartuta

ikasleen iritzia zein den gurasoena eskoletako zuzendaritzarena langileena kostu ekonomikoak ere ebaluatua ahal izango dira eta eskoletatik harago ere ba iruditzen zaigu ba bai inguruko

merkatari txikien bidez ba tokiko ekonomian tokiko ekonomiari emandako bultzada ere ba kontutan hartu behar dela eta horrek ba gure paisaian ingurumen

duen eragina ere kontutan hartu beharko dela guzti hau eta eskolek nahi duten kudeaketa eredua

bidean zailtasunak atera dira

noski aterako direla oraindik ere bai eskola jangelentzat beste eredu bat planteatzerako orduan eta baita proiektu pilotu hauek martxan jartzeko ere argi daukagu edonola ere ba zailtasunak

borondate politikoarekin gainditzeko modukoak direla guztiak eta ez dugu nahi atzera begira jartzea egin ez den

aurrera begiratu nahi dugu iruditzen zaigu eskola jangeletan haize berria beharrezkoa dela baikorrak izan nahi dugu

bide lagun izango gaituzuela lan asko dago egiteko ardura handia dago eta espero dugu

borondate politikoarekin jardutea egoerak hala eskatzen duelako eskerrik asko lazarobaster jauna uriarte andrea zurea da hitza

honekin nabarmendu nadi dut ardura neketsua dela eta zailtasun askokoa

gurasoekin egin dugun lanean eta horrelaxe jakinarazi izan dugu behin eta berriz orain arte

proiektuan parte hartzeko interesa erakutsi zuten bost ikastetxeei guztiei zerbitzuaren zailtasunak jasoko zituen proiektu proposamen bat eskatu zitzaien

proiektuarekiko interesa erakusten orduñaren kasuan duela gutxi jakinarazi digutenez ez dute nahitaezkoa den osasun baimenik beraz gai hau argitu otea den zain gaude laukarizi dagokienez proiektua birdefinitzea eskatu zitzaien eta baitzuen kudeaketari buruzko alderdi nagusienak zehazten zenbait hilabete pasatu ondoren aste honetan aurkeztu dute eta

nolanahi euren asmoa hurrengo ikas urtean hastea da eta azkenik markinako bekobenta ikastetxea da gehien aurreratu duena eta proiektu pilotu datorren hilean apirilean martxan ipintzea da euren asmoa atzo bertan esan ziguten

sail hau erabat inplikatu da proiektu pilotuan sartu diren ikastetxeei laguntzeko honen bidez

hau da kudeaketa eredu honen bideragarritasunaren inguruko ondorioak atera ahal izatea

uko egin gabe eta batez ere gure haurren osasunari uko egin gabe eta ez da batere erraza eskerrik asko uriarte andrea
gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera jon azkue manterola euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

eraitsita ondare historikoa suntsitzeari buruz azkue jauna zurea da hitza egun on sailburuok egun on

eskerrik asko azkue jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea azkue jauna

jakinarazi digunez profusari begira eman den lizentzia bakarra ez da izan labe bateria eraisteko baizik eta segurtasuna bermatuko duen horma bat sortzeko izan ere udalak berak eskatu zuen jarduera hori beraz

eta eusko jaurlaritzako ingurugiro eta lurralde politika sailak adierazi digunaren arabera

areago industria ondare eta obra publikorako

horri buruz galdetu dugu eta gure galderari erantzunez ez dela mugimendurik ikusten jakinarazi digu

itxura denez bertan duten informazioaren arabera profusan ez da inolako eraispenik egiten ari

eskerrik asko uriarte anderea azkue jauna zurea da hitza

eta ikerketa garatzeko eta bere industria ondare hedatu eta babesteko prozesuan erkidego

profusako koke bateriaren kasu konkretuan ondasuna babesteko lanean ari gara gobernu honek ordea ez du galdu behar ondarea babesten esparruan izan behar den ikuspegi globala

esate baterako babeste hutsa kontua da gure industria ondarea babesteko plan bat ezarri behar dela eta plan horrek alde batetik industria ondarea babesteko politikak

eta bestetik elementuak balorean jartzeko baliagarriak izango diren

hori baita gure iritziz euskal autonomia erkidegoko industria ondarea babesteko
biderik egokiena eskerrik asko uriarte
gai zerrendako hamabost eta hamasei puntuak batera eztabaidatuko dira

segurtasuneko sailburuari egina suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen lege proiektua erretiratzeari buruz

puntua interpelazioa mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen lege proiektuari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

eguerdi on denoi eta ongi etorria eman nahi diet suhiltzaileen

profesionalei pentsatzen dudalako gainera zeuek zaretela lege honen bihotza eta benetako protagonistak hau izango da lehenengo aldia sailburuarekin beltran de herediarekin aukera daukagula lege proiektu honetaz hitz egiteko eta baita ere pentsatzen dut lehenengo aukera izango dela eta

behintzat testu honen gainean izan ere argi ikusten dut erretiratu behar duela eta argi ikusten dut hala gertatuko dela hau da erretiratuko

gobernuak beste era batean jokatu du hitz egin du profesionalekin hitz egin du teknikariekin hitz egin du sindikatu edo elkarteekin eta baita ere hitz egin du talde parlamentarioekin oposizioko taldeekin oraingo honetan ezer ez eta pentsatzen dut asmatzen dudala gainera zergatik horrela jokatu den oraingo honetan pentsatzen dut sailak ez zuela behar horrela jokatzea izan ere nahiko zuela suhiltzaile zerbitzuak daukaten erakundeekin hau adostea hau da gasteiz bilbo udal gobernuekin eta araba bizkaia eta gipuzkoako aldundiekin

hitz egitea eta kolore politiko berekoak izan direnean guztiak pentsatu duzue dena

ez zela beharrezkoa beste ezer egitea ez da susmoa edo burutazio huts bat izan ere horrela esan zitzaigun emergentzietako legearen ponentzian hau da ez zenutela gai hau

erakundeen adostasuna ez zenuten bitartean lortu duzue adostasun instituzional hori edo hori da behintzat pentsatzen duzuena baina horregatik hain zuzen ere ez duzue beste inorekin kontatu nahi izatea

kontu tekniko huts bat zela baina ez da horrela lege honek

potentea badu asko dago jokoan horrela trasladatu digute suhiltzaileen sindikatuek lege bat nahi dute gizarteak behar du lege bat baina ez testu honen gainean eraikiko den lege bat oposizioko taldeok ere horrela ikusi dugu

zer dakarren hau da fondoan mozioak eta arauz besteko proposamenak luzatu dira oposizioaren

taldeen partetik udal eta batzar nagusietan

aurkeztu du araba bilbo eta gipuzkoan eta bertan argituko da zein den erakunde bakoitzaren posizioa

logika politikoa aplikatuta pentsatzen dugu han ikusiko den posizio politikoa hemen bertan ere trasladatuko dela eta islatuko dela

osotasuneko zuzenketa batera guk behintzat hala aurkeztuko dugu eta espero dut oposizio osoak hori babestea

ezinezkoa izanik lege egoki bat sortzea gaur egun

noiz botako duen lege hau eskerrik asko arzuaga jauna denbora agortu zaizu unzalu jauna zurea da hitza

sailburu anderea sailburu jauna eguerdi on guztioi eta ongi etorri

benetan ez dugu funtsezko irizpiderik ikusten lege proiektua erretiratzeko ez dago funtsezko arrazoirik

zerbitzuak kudeatzen dituzten erakunde guztien partaidetzarekin landutako eta adostutako proiektua da hasiera

iritzia aintzat hartu duena sindikatuek izan zuten aukera lege proiektuari

egitekoa batzuk egin zituzten eta

ez zirenei buruz eman beharreko argibideak eman ziren aurreproiektua adostuta gobernu batzordearen onespena izan zuen eta

hemen dago lege proiektua legebiltzar honetan alderdi politikook egin beharreko eztabaidaren zain azter ezazue eztabaida

egin beharreko ekarpenak egin itzazue eta ados ezazue

lege izatea merezi duen ala ez guk baietz uste dugu eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea arzuaga jauna zurea da hitza bai
eskerrik asko eta eguerdi on berriro ere ia zentratzen garen sailburu andrea esaten diguzu ez dela egokia no procede baina nik bai uste dut garrantzitsua dela hemen lehenengo aldiz

esaten delako lege honen kontra dauzkagun tresna guztiak erabiliko ditugula eta hori da markoa eta nik pentsatzen dut eszenatoki horretan kokatuko behar zarela saiatuko naiz berriro ere eszenatoki horren pixka bat osagaiak

bi ataletan nire jarduna izan ere esaten duzu nahiko izan dela sindikatuen parte hartzea eta esaten duzu baita ere erakundeen

izan dela egokia eta nahikoa ez lehenengo atalari begira sindikatuen parte hartzeari begira nik pentsatzen dut irekia

bilakatzen ari dela beste eztabaidatzeko guneak nolabait albo batera uzteko me da la impresión de que

eskerrik asko presidente andrea bien

el servicio ez gaude egindako bidea desegiteko prest lan handia egin zuten teknikariek lege proiektua adosteko suteen prebentziorako eta suak itzaltzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeen artean lege proiektu bateratu bat lortzeko eta

eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen lege proiektua

esku dago hobekuntzak zehaztea eztabaidatzea eta adostea eta hala baderitzozue sindikatuen eskabideak ere kontuan

bertan behera uzteko arrazoirik ikusten eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina martxoaren hiruko biktimak oroitzeko baskoniako zaleek jarri zuten pankartak eragin dezakeen isunari buruz lópez de munain

andrea eskerrik asko legebiltzarkideok berriro egun on

bere egunean gobernuak adierazitako elkartasuna berretsi nahi dut neuk ere martxoaren hiruko biktimekiko gertakari haien

eta zure galderari dagokienez lópez de

benetan presaka ikusi dut jendea zuk dakarzun gaian

eta aurreiritzi askorekin martxoaren seian

baina gauza hauek euren prozedimentua daukate

zer dioten zer mezu daramaten eta zein irudi edo sinbolo erakusten dituzten

betearazteko ardura daukatenek eta zerbait gainbeheratzen dutenean ohiko izaten da pankarta eroaleak identifikatzea eta

hala dagokie egitea eta hala egin zuten martxoaren seian alegia akta jaso

ez zuen pankartaren eta pankarta zeramatenen identifikazioarekin hortik

administratiboak bere bideak dauzka eta bere bidea egingo du honek ere pankartak ziona eta eragin zezakeena ongi aztertuta

kontestualizatuta noski eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

igor erretiratu mesedez erretiratu mesedez zure

erretiratu beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hemezortzigarren gaia interpelazioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina zika birusaren infekzioari lotuta haurdunaldian gerta daitezkeen konplikazioak detektatzeko ginekologia eta obstetriziako

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on denoi

roncal anderea mesedez isiltasuna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

gizarteari lasaitasun mezua zabaldu da mezu hori ez doa osasunaren mundu erakundeak emandako irizpideen kontra

gomendioak euskal osasun sare osoan zehar zabaldu dira zabaldu diren horiek otsailean bidalitakoaren osagarri dira

herrialdeetara doazen emakumeei zuzendutako gomendioak jasotzen ditu haurdun dauden emakumeei epidemiak jotako tokietara ez joatea

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko

bi mila hamaseiko urtarrilaren hogeita bostean leihotik bota zuten neskatila

zurea da hitza gracias señora presidenta egun on berriro guztioi el pasado veinticinco

hasteko berriz ere nire elkartasuna eta jaurlaritzarena adierazi nahi dut urtarrilaren

familiarenganako bestalde indarrik handienarekin gaitzetsi nahi ditut indarkeriazko jarrera hau eta beste guztiak batez ere gure gizartean daukagun genero indarkeriaren gaitz handi hori eta adingabeen aurkako indarkeria

gai zerrendako hogeigarren puntua galdera patxi elola azpeitia euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

euskotrenek jarritako errefortzu zerbitzuei buruz elola jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea egun on guztioi edo

sailburuei gaurko honetan martxoaren bosteko

errefortzuei buruz hitz egitera gatoz edo galdera egitera

gobernu honi tren zerbitzuak gehiagotzeko

deba donostialdeko gau tren hori errefortzatzeko eskatu izan dugu zenbait herritar eta zenbait inguruko udaletxek ere batez ere aurreikusiz etorkizunean jende asko pilatuko duten kultura eta kirol deialdietarako eta beste zenbait ekitaldietarako ere beharrezkoa izaten denean baina hain zuzen gaur

pasaden martxoaren bostean jakin genuen arnaldo otegiri

donostiako tren zerbitzuak indartu egin behar zirela

jakinarazi zen ordutegi berezi bat egongo zela baina

azaldu hori baina hurrengo eguneko partidua zela

levanteren kontrakoan bai ez dakigu zer arrazoiengatik

ez sistema horretaz herritarrei edo interesatuei informatu

erabiltzen dituen euskotren garraio publikoaren zerbitzuak indartzeko ezta ere zein komunikabide aukeratzen dituzten hauek zabaltzeko

baitan ez daudela ziurtatzea gustatuko litzaiguke

galderara noa zeintzuk dira eusko jaurlaritzak ekitaldi politiko baterako garraio publikoa indartzeko erabiltzen dituen

eskerrik asko elola jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

bostean euskotrenek zerbitzu bereziak antolatu zituen donostian egin zen ekitaldi baten eraginez

aurrikusita zer ekitaldi mota zen aintzat hartu gabe euskotrenen eskaintza batzordeak urteko asteazken guztietan

antolatzeko eskariaren arabera erabaki zuen tren bereziak antolatzea euskotrenen erabiltzaileen segurtasuna eta erosotasuna zaintzeko helburuarekin azken horixe da hain justu zerbitzu bereziak antolatzearen xede nagusia edozer dela ere eskaria handitu izanaren arrazoia kultur ekitaldiak

euskotrenek erabiltzaileen segurtasuna eta erosotasuna zaindu behar ditu dela unitateen barruan dela geltokietan

gertakariak eta istripuak eragin ditzaketen jende pilaketak saihestuta hain justu martxoaren bostean donostiako geltokietan amaran eta anoetan

eskaera igoko zela aurreikusi izanari esker antolatutako zerbitzu bereziekin

eskerrik asko oregi andrea elola jauna zurea da hitza

bai aipatu duzu nola euskotreneko zerbitzuak erabakitzen du

beste bi euskaltelek antolatuta eta ikusten badugu nola

ordutegiak ordutegian errefortzuak koinziditzen du belodromorako hain zuzen hamabost hemezortzi minututik

ilunben bazeuden baita ere beste antolakuntza batzuk euskaltelek

zortzietan eta hamarretan eta horri ez zaio erantzuten bueltarako horretan

zeren lehen osasuneko sailburuak

egokitzen da belodromorako antolakuntza horretako

ez dela egokia ez egokia da beharrezkoa baldin bada baina gure galdera da zergatik batzuetan bai eta besteetan ez lehen aipatu dudan bezala hasierako galderan gure ingurukoak deba ingurukoak behin baino gehiagotan eskatuta daukagu gau tren hori jartzea ez da erantzunik izan hemendik

bai nik uste dut sailburuari edo gobernuari dagokiola

denen beharrak asetzea beno bukatu da denbora eskerrik asko

eusko trenen eskaintza batzordea urteko asteazken guztietan elkartzen da zerbitzuaren eskaintza antolatzeko eskariaren arabera egiten ditu proposamenak zerbitzuak zabaltzeari dagokionez ekitaldi batzuk tradizional dira horrenbestez jakina da zerbitzu bereziak beteko dituztela bai baitauzkagu aurreko urteetako datu historikoak hauek dira adibidez aste nagusia santo tomas eguna

egunean edo futbol partidetan horrelako kasuetan komunikabideak jakinaren gainean ipintzen ditugu prentsa oharren bidez eta geltokietan ere

edonola ere zerbitzu berezia antolatzen denean baina zerbitzu horiek geltokietan dauden bidaiari kopuruaren arabera abiarazten direnean kasu honetan

eskariaren arabera abiarazten dira trenak adierazitako ekitaldirako hamairu tren ipini ziren norabide batera eta hamalau bestera hori dela eta

osagarri horien banaketa bataz beste hauxe izan zen tren bakoitzeko

zerbitzu berezia aurreikusi izan ez bagenu ohiko trenetan gain saturazioa ikusiko genuen berrehun lagun baino gehiago ohiko trenetan

horietarako zerbitzu bereziak antolatzea eta komunikabideetan ez iragartzea ez da bakarrik horretan gertatu ez da kontu berria euskotrenen izan ere horietako aurrikusitako eskaera

erabat ziurra eta zerbitzuak ia aldi berean egokitu behar izaten dira eskerrik asko